egun on egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

euskal kultura ondarearen lege proiektuaren gainean egindakoa

ebazpena jaurlaritzaren ordezkaria den zupiria jaunak dauka hitza lege proiektua aurkezteko

lehendakari eta sailburukideok egun on guztioi gaur amaituko du bi mila hamazazpiko uztailean onartu zuenetik euskal kultura ondarearen legeak legebiltzarrean egin duen bidea ia bi urteko bide luze honek aukera eman digu jaurlaritza eta legebiltzarreko taldeei

trukatzeko eta lege berri honen inguruan oinarrizko akordio zabal bat lortzeko talde guztien jarrera ona aipatu eta eskertu nahi nuke beste ezer baino lehen

eaj pnv pse eh bildu eta elkarrekin podemos taldeena gaur lege bihurtuko duzuen proiektua babes handiarekin jalgiko da eta horrek oinarri sendoa emango dio

izango delarik indarrean dagoen legea laurogeita hamarean onartu zuen eusko legebiltzarrak bere sasoian aitzindari izan zen ondarea kulturarekin lotu zuelako gerora beste toki batzuetan onartu ziren beste lelo batzuen aurrekari modura baina horrezkero

eta jaurlaritzak beharrezko ikusi zuen gaur egunera egokituko zen lege oinarri bat edukitzea hamarkada hauetan izan diren aldaketen artean

ondare inmaterialaren ingurukoak industria ondarearekin zerikusia dutenak mundu digitalaren ondorio bezala sortutakoak edo ondareari lotutako jardunek aisialdiarekin

harreman berriak laurogeita hamaretik hona izan diren aldaketa eta kontzeptu berri asko jasotzen ditu beraz gaur onartuko duzuen legeak

berrikuntzetan azpimarragarria da gizarte ikuspegi batetik desgaitasuna duten pertsonen artean kultura ondarearen irisgarritasuna sustatzeko hartu den konpromisoa lege hau edukiz aberasteko alderdien artean egon den jarrera ireki eta positiboaren adibide bat besterik ez da legeak kultura ondarearen

ondare higigarriaren trataera beste lege espezifiko batzuk arautu dutenarekin batera ulertu behar da

euskadiko museoen legeak bi mila seian euskadiko liburutegien legeak bi mila zazpian

aurreko legearen kudeaketak erakutsi digu gure erakunde sistemaren errealitatea abiapuntu bezala hartuta komeni zela erakunde bakoitzari zer dagokion argitzea eta zehaztea era berean beharrezkoa zen bi mila hamaseiko udal legeak onartutako ondare kontuak ere ekartzea

hori dela eta gaur onartuko duzuen legeak ahalegin bat egiten du testuan argitzeko nola banatuko den gure

modu arrazoizko eta orekatu batean nori zer dagokion

gizarteko profesionalen erakundeen eta jaurlaritzako sail ezberdinen arteko koordinazioa bermatzeko bi organo sortuko ditu legeak euskal kultura ondarearen eaeko kontseilua

kultura ondarearen legeak hiru babes maila finkatzen ditu babes berezia duten kultura ondasunak babes ertaina dutenak eta oinarrizko babesa dutenak orain arte ez bezala oinarrizko babesa duten ondasunak ere nahiz eta udal

euskadi mailako erregistro batean bilduta geratuko dira kultura ondarea sailkatzeko lege berriak hemeretzi kategoria ezberdin finkatzen ditu

sei kategoria ondare higiezinei dagozkie eta hauek dira

lorategi historikoa kultura ibilbidea eta paisaia kultura paisajea beste bi kategoria ondare higigarriari eta kategoria honek bi sail finkatzen ditu

eta ondasun higigarrien multzoa azkenik ondare inmaterialari hamaika kategoria dagozkio eta hau da seguruena legearen alderik berritzaileenetako bat inmaterialen multzo honetan sartuko dira hizkuntzarekin lotutako ohiturak bertsolaritza

emanaldi tradizionalak usadio sozialak gastronomia kirola jai ekitaldiak naturarekin lotutako ezagutzak eta eskulangintza eta industriari buruzkoak

kultura kategoria guzti hauek zera adierazten dute kultura ondarearen begirada demokratizatu egin dela

informazio esanguratsua ematen duten osasun materialak
eta inmaterialak isiltasuna mesedez eta ez bakarrik izaera monumentala dutenak

ondare inmaterialak eta industria ondareak lehena inmateriala lehen aldiz jasotzen da euskal legedian ondare inmaterialak

hitz egiten digu bizia eta bizirik behar du

erakundeok giza komunitateak behar ditugu bidelagun eta lankide ondarea kudeatzeko bide berri bat eskaintzen digu dudarik gabe

eta bai kulturaren arloko talde ezberdin eta elkarteei

azterketa eta katalogazio lan garrantzitsu bat eskatuko digu beste aldetik ondare inmaterial hori bizirik mantentzen duten eragile eta elkarteekin

lankidetza sustatzea eskatuko digu horrek tradizio hori bizirik mantentzeko eta aurrerantzean ere bere transmisioa ziurtatzeko gure

etniker eta labairu elkarteekin lankidetza finkatu dugu eta ahotsak proiektuari laguntza eman diogu hurrengo pausuak dantzaren arloari begira emango ditugu

unescok emandako aholkuei jarraituz bigarren berritasuna industria ondareari buruzkoa da legeak beren beregi aipatzen du

hitz egiten digu eta beronen inguruan sortu den industria kulturaz

zein higigarriak edo inmaterialak alor honetan ondasun horien katalogazioa izango da baina bestetik aukera egokia da gaurkoa zuen aurrean esateko eusko jaurlaritzak eskaria egin diola barakaldoko udalari

bertan kokatuko dugu euskal industria ondarearen bilduma laurogeiko hamarkadatik kokapen eta definizio plangintza baten premian egon dena

eta kulturaren babes eta zaintzari ezin zaio mugarik ezarri gutxiago digitalizazioaren ondorioz eta eraginez muga fisiko guztiak desagertu diren

ondarearen zati handi bat ez dagokigu geuri bakarrik euskal hizkuntzari eta euskaraz sortutako kulturari dagokienez ondasun beraren jabe gara

herri aginte eta herritar ezberdinak gaur onartuko duzuen testuak legezko bihurtzen du kultura ondarearen zaintzan euskal lurralde ezberdinetako

gauza bera esan daiteke hizkuntzaz harago beste ondare eta ondasunak partekatzen dituzten lurralde eta erkidego ezberdinei buruz ere azkenik

babesean eta kudeaketan herri erakundeetatik harago gizarteak berak norbanako eta elkarteen bitartez gizarteak berak izan dezakeen protagonismoa eta egin dezakeen ekarpena

eta zuen arretagatik eskerrik asko zupiria jauna

batek irizpena aurkeztu nahi du ez beraz taldeen txandara pasatuko gara euskal talde popularra barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea lehendakaria jauna sailburuok eta

guztiok egun on denoi ohore handia da talde sozialistaren hitz egitea

buruzko lege berria eta gainera ikusirik lortu den kontzentzu zabala lege berriari buruz el dictamen

berriak sozialak eta kulturalak onartzen ditu eta gainera ikuspegi berri

satisfecha lege honek ondare kulturala gizartea batu eta kohesionatu dezaken tresna bezala ikusten du

bat bezala bakarrik baizik eta gure

garan eta zein izan nahi dugun kontutan hartuta el grupo socialista

nagusietakoak izan behar dute ondare kulturalen bitartez bakarrik lortu daiteke komunitate baten parte izan

ondare industrialari buruzko titulua gure herrian ondare industriala identitate anitzaren zutabeetako bat baita

eskerrik asko garcía anderea eh bildu taldearen ordezkaria

eskerrik asko legebiltzar buru andrea eta egun on guztioi pertsonak erdigunean

hitz egiten dugu baina ez ordea politika erdigunean jarriz pertsonok egiten dugunaz eta politikagintzan bizitzako esparru gehienetan bezala

beste elementu batzuen gainetik eta politikagintzan kasu batzuetan alderdi politiko baten sigla eta ideologia beraren gainetik ere eta uste dut

ondarearen legearen lanketan hori egiteko hein handi batean mahai horren inguruan eseri garenok aurreiritzi eta

gabe entzuten jakin izan dugu kultura ondarea legea eta egiteko modua erdigunean jartzea lortu dugu testuinguru eta beste behar politikoen eta elementuen gainetik eta horregatik jarrera eraikitzailea izan da prozesu osoan zehar hasieratik gaur arte

adierazi duten bezala asko izan dira legeari egindako ekarpenak eta ezin denak aipatu minutu gutxi hauetan eta beraz gure aldetik egindako ekarpen kualitatibo bitan zentratu nahiko nuke gaurkoan lehenengoa ondare

lege proiektua helarazi zuenean hutsune handiena hor zegoela hasieratik identifikatu genuen horregatik ondare inmaterialean euskal herriko jende kualifikatuenen agerraldiak eskatu genituen hogeita bi agerraldi eskatu ziren guztira hamabost gure taldeak eskatutako eta horietatik asko ondare

esan dezakegu irmotasunez europa mailan eta ziurtasun osoz oso lege aurreratua izango dugula esparru honetan eta honek dimentsio politiko handiko ekarpena izan da bizi garen mundu globalizatu honen testuinguruan

giza komunitatearen identitatearen oinarri eraginkorrenetarikoa izan ere

eraikitzen da egiten duguna gara eta egiten dugun hori modu partekatuan besteekin egiten dugun heinean sarea sortzen eta ondorioz herrikideak ere bai beraz garrantzitsua da legeak geure herriaren izaera babestea gu

gure hizkuntza barne toponimia bertsolaritza musika dantza emanaldi tradizionalak eta oroitzapenezkoak

naturarekin eta unibertsoarekin lotutako ezagutzak eta usadioak edo eskulangintzari eta industriari buruzko

ahal izango dira legez hemendik aurrera geure herriaren izaera gu geu garenak gizarte eta herri bezala beraz eta lehen aipatu dudan bezala dimentsio eta pisu politiko handiko ekarpena herri eta nazio ikuspegitik ekarpen inportantea da hau bigarren ekarpen kualitatiboa

euskal kultura ondarea ikuspegi zabalenean jasoa izan da euskal kulturak ez duelako lurraldetasun edo zatiketa administratiboaz ulertzen hori dela eta nahiz eta egungo marko

legea izan nafarroa iparraldea eta diasporako ondare kulturala euskal kulturaren parte diren heinean modu koordinatuan babestu sustatu eta balioan jartzeko neurriak jaso dira

gure taldeak egindako ekarpenen ondorioz horrela jasota

artikuluan jaurlaritzak lehentasunez sustatuko ditu elkarlana eta lankidetza euskal autonomia erkidegoarekin lotura kulturalak

horretarako elkarlan eta lankidetza akordioak formalizatu ahal izango ditu dagokion moduan autonomia erkidego eta lurralde horietako erakunde publiko zein pribatuekin baina kanpoko gizataldeetan artikulaturik dagoen diasporarekin ere

diaspora euskal ondare kulturalaren duen garrantzia legez aitortua geratzen da orain arte ez zegoena eta seigarrena artikuluaren definizioan argi geratuko ez balitz

jasota geratzen da testualki kontuan hartuta

eusko jaurlaritzak elkarlanerako eta kooperaziorako akordioak sustatuko ditu nafarroako gobernuarekin eta iparraldeko

kultura ondarearen alorrean beraz esan dudan bezala ikuspegi zabalenean ulertuta jaso egiten da euskal kultura ondarea horregatik

asko errepikatzen da legean zehar euskal autonomia erkidegoko

horregatik deitu diogu esaterako euskal kultura ondarearen eaeko kontseilua edo euskal kultura ondarearen eaeko erregistroa adibidez argi uzteko euskal herriaren zati bateko kulturak ez duela eta euskal herriko kultura bere osotasunean ordezkatu dimentsio eta pisu politiko eta kulturala esanguratsua duten bi ekarpen hauetaz aparte

aipatu dituzte legean jaso diren beste elementu positibo eta inportante asko ondare industriala feminista irisgarritasunaren inguruko ekarpenak ere

horietako askok edo babestuak eta ez naiz sartuko banan banan zerrenda

ekarpenak baina niretzat eta guretzat inportanteak izan diren hiru garaipen txiki direnak

ikusizko kutsadura eta kutsadura akustikoaren inguruan hasieran legeak ikusizko kutsadura eragiten dieten elementuen instalazioak debekatzea proposatzen zuen guk ondare kultura baten gainean pertzepzio inbasiboa

lortu dugu besteak beste kutsadura akustikoa bera ez soilik

ere eta erregulatzeaz aparte ondasun bakoitzaren erregistroko fitxan ondare horrek elementu

bere inguruan jaso behar izatea lortu dugu eta hori gutxi balitz jaurlaritzak eta aldundiek hemendik aurrera erretiratu edo minimizatzeko planak

bigarrena euskal kultura ondare digitalari erreferentzia egitea legeak ere zeren eta ondare digitalak objektu analogiko batetik birtualizatuak edo objektu digital gisa sortuak

azaldu duen bezala eta espazio kultural digital berri batera bildu ohi da eta oraindik goizegi bada ere jakiteko

aro honetan zer nolako neurri eta baliabideak beharko ditugun digitalki sortutako euskal kultura ondarea babesteko gutxienez legean aurreikusi eta

berri hau eta azkenik toponimiaren inguruan azkenengo momentuan sartzeko aukera izan duguna

bezala berezia maila pertsonalean baina inportantea batez ere gure herriarentzat eta herrikideentzat gure

aitorpena errekonozimendua errespetua horren inguruko

duelako askotan politika instituzionala ez da samurra izaten baina gaurko egunean nik behintzat oso pozik nago egindako lanarekin izandako lankideekin eta

eta hori horrela bada eragile eta aditu eta

ekarpenengatik izan da alde batetik eta eskerrak hemendik beraz eurei bestetik

prestutasunagatik ere eskerrik asko beraz eta azkenik hasieran esan dudan bezala testuinguru eta bestelako behar politiko eta elementuen gainetik lan egin dugun ideologia eta kultur politiko ezberdinen herri ordezkariongatik jarrera eraikitzaile eta demokrazioa deliberatiboa praktikara eramanez hemen

egiteko modua euskal kultura ondarea ere badelako euskal kultura ondarearen lege berri honekin pertsonek politikak kulturak herriak irabazi du eskerrik asko
eskerrik asko estarrona jauna euzko abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburu jaun eta andreok lehendakari jauna egun on

hasiko dut lehenik eta behin urte eta erdi luze hauetan

giro polita sortu dugu ponentzian benetako eztabaidak egon dira batzuetan erdi filosofikoak baina bueno azkenean

zuzenketa modura eta nik uste dut

nola landu daitekeen lege bat bigarrenik gobernuari eta hau ez dut esaten tokatzen zaidalako benetan eta zupiria jauna zuk nik baino hobeto dakizu

sailean eta ez bakarrik pertsona oso jantziak direlako

baizik eta gu askotan lakuara joaten ginen zuzenketekin agerraldietan batu izan ditugun

mikel ezkurrarena almudenarena jarrera jasotzen genuena zen

gobernuarentzako ez da komodoa gure konfort zonatik atera

ondo dago eta egitera goaz eta nik uste hori goraipagarria dela eta hemen tribunan ere azpimarratu nahi dut eta hirugarrenik agerraldietan hamalau pertsona edo asoziazio egon dira uste dut

gaur gure artean dagoela itzelezko lana zenbat ordu

ematen zigun zelako lana egin zuten aurreko legearekin konparatuz

zelako ekarpenak zenbat ordu sartu dituzten benetan goraipagarria lege hau pasaden ilean diktaminatu genuen batzordean eta aurretik saiatu ginen eta saiatu nintzen

legea laburbiltzeko eta legearen esentzia edo filosofia apur bat laburbiltzen zuena eta zuk ere sailburu jauna gaur

demokratizatu lege honek kultura ondarea demokratizatu egiten da eta hori ez da

elkarpen oso garrantzitsu bat nik uste dut hori dela bigarren ekarpen bat que

mila bederatziehun eta laurogeita hamareko legea berriztu nahi genuenean eta da aurrekoa jada

aurreko aitzindari izan eta guk nolabaiteko kopia bat egitea orain

lehen lege proiektutik gobernuak anbizioz jokatu zuen eta errekonozitu behar da eta nik uste dut

maila gaur altua izan dela gobernuarekiko ere eta bigarrenik negoziaketan ere

gu saiatu ginen lehenengo momentutik testuak gainontzeko alderdi guztiei hurbiltzen alderdi popularra elkarrekin podemos eta eh bilduri hurbiltzen

ematen ponentzian eta horren emaitza da nolabaiteko kontsentsu bat kontsentsutik nolabait kanpo gelditu da alderdi popularra yo lo lamento señor barrio

benetan eskerrik asko denoi eskerrik asko arruabarrena jauna

romero andrea bertatik eusko sozialistak

ez du hitzik hartu behar estarrona ez du hitzik hartu behar

eztabaida bukatu da eta bozketari ekingo diogu bozketara

euskal talde popularrak irizpenaren artikuluei erreserbatutako zuzenketak eta beste xedapen gehigarri batzuk gehitzeko bi zuzenketak bozkatu dezakegu

ez dira onartu zuzenketak botoetara jarriko dira batera zuzenketak izan dituzten irizpenaren artikuluak bozkatu dezakegu

onartuta geratu dira jarraian botoetara jarriko dira batera zuzenketarik aurkeztu ez zaien

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost boto aldekoa beraz aho batez onartu dira botoetara jarriko dira batera euskal talde popularrak erreserbatutako zuzenketak zioen azalpenari bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka bederatzi boto aldekoa sesenta y seis

ez dira onartu zuzenketak botoetara jarriko da zioen azalpena bozkatu dezakegu

onartuta geratu da zioen azalpena botoetara jarriko da legearen izena bozkatu dezakegu

aldekoa beraz onartuta geratu da legearen izena eta honekin onartuta geratzen da euskal kultura ondarearen legea gai zerrendako bigarren puntua

ez da bozkatu behar ez zuzenduta gelditzen da

talde parlamentarioek egindako lege proposamena maiatzaren hogeita zazpiko merkataritza jardueraren zazpi barra mila bederatziehun eta laurogeita hamalau

aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena aldeko txandan eskatzen dutenen parte hartu nahi dutenak aldeko txandan euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz anderea zurea da hitza

lópez de ocariz andreak elkarrekin podemos garcía andrea zurea da hitza

egun on berriro guztioi eskerrik asko mahaiburu andereak

eskerrik asko garcía anderea eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

esandako hainbat gauzetan baina bai gogoratu nahi ditudala hainbat mugarri

aprobatzen da eta horrek suposatzen du estatuek eta beste entitateek gauzak murrizteko daukaten gaitasuna murrizten dela ere

horrek behartzen du legedi guztietan behar diren moldaketak egiteko legebiltzar honetan bi mila zortzian aprobatzen da merkataritza jardueraren legearen aldaketa bat eta azken xedapen baten bidez eskatzen da

egokitzea bolkestein zuzentarauari bi mila bederatzian gobernuak uko egiten dio moldaketa hori egiteari eta esaten du dagoeneko

bi mila hamarean helegite bat aurkezten da lehen aipatu den moduan eta lehenengo instantzian jaurlaritzak irabazi ondoren bigarren instantzian madrilgo

bertan behera uzten dira lurralde arloko planaren hainbat neurri eta horren ondorioz lurralde honetan ez dago inolako muga

baina esan den moduan behin eta berriro ate hori gorenak ate hori ixten duen

beste ate bat irekitzen du eta planteatzen da murrizketa horiek eta lurralde arloko plan hori bertan behera uzteko arrazoiak ez direla inolaz ere horrelako

murrizketa horiek beti arrazoitu egin behar dira eta oinarritu egin behar dira interes orokorreko arrazonamenduetan eta baita ere lege batek arrazoitu egin behar dituela murrizketa horiek beraz interes orokorreko arrazoiak eta legean oinarrituta ate hori irekita gelditzen da eta gorenak berak

handiak murrizteko baina lehengo gobernuak eta oraingo gobernuak ez du aprobetxatu irekita zegoen ate hori egiteko egin behar zuena

eta egoera larria zen bitartean eta tarte honetan batzuk ez direla geldirik gelditu batzuk urratsak eman dituzte merkatal gune berriak ezartzeko

merkatal guneak handitzeko batez ere gipuzkoan hau da gipuzkoaren mapa bat beltzez daude dagoeneko existitzen diren merkatal guneak beltzez eta gorriz zabaldu edo ireki nahi diren merkatal guneak honek suposatzen du azalera bikoiztu egingo zela

garapen fase ezberdinetan baina dagoeneko martxan daude hemen daukagu azken datua eustatek emandakoa merkatal gune handien salmentak eta

del pequeño comercio zorionez honi amaiera emango diogu zorionez honi konponbide bat emango diogu hau gertatu da

esan behar dela ez da gertatu soilik lurralde arloko plana bertan behera gelditu zelako hainbat kasutan hainbat udalerriren partetik eta hainbat alderdiren partetik jarrera proaktiboak egon dira ez da soilik legeak behartzen zituela hainbat

hainbat kasutan udalerriek eta hainbat alderdik aldatu dute legedia aldatu dituzte

ahalbidetzeko horrelako inplantazioak egiteko lagundu dute jarrera proaktiboa eduki dute handien alde eta txikien kontra orain lege honekin

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna
aurkako txandan nork parte hartu nahi du bale euskal sozialistak corcuera anderea zurea da hitza

eguerdi on eguerdi on baita ere merkatal sektoretik etorritako ordezkari guztiei

gure posizioa saltoki handien inguruan argi dago eta argi egon da

hiru printzipio nagusietan oinarritzen da alde batetik guk beti defendatu izan dugu saltoki handien eta

oreka bat azken batean azken hauek denda txikiek edo tokiko dendek gure herrien eta hirien

mantentzen dutelako eta gure herrien eta hirien bizitza horretan oso elementu inportantea delako denak azpimarratzen dugun bezala tokiko dendek

aldarrikatu duguna eta defendatu duguna bai praktikan eta bai teorian eta gure diskurtsoan izan da beharrezkoa izan dela eta dela saltoki

lehen aipatu dudan oreka hori hankaz gora geratuko baitzen eta hirugarren printzipioa nik esango nuke segurtasun juridikoarena dela guk noski normala denez eta logikoa denez jarrera arduratsu bat da segurtasun juridikoa

izan ere kasu honetan aipatu izan da eta zuek aipatu duzue zer nolako eskarmentua izan dugun bi mila hamabostean auzitegi gorenak kaleratu zuen bere epaiarekin hiru printzipio horiek adierazita nik esan beharra daukat gaurko tramitea edo gaurko

ulertzen dugula tramite huts bat bezala tramite huts bat ahalbideratzeko ahal baldin bada ekaina amaitu baino lehen edota uztaila eta uda partea iritsi baino lehen ea gai ote garen legebiltzar honetan eskatzen

lege hori onartzea hori da gure ustez helburu nagusi bat pentsatzen dut gainera helburu hori partekatua dagoela

kalendarioaren estutasunak direla eta tramite hau betetzen dugu eta testu honekin baina testu honekin

argi utzi duela eta nik erabat ados esan dituen gauza guztiekin oso kontutan izanda

bozkatzera jartzen den testu hau juridikoki hutsune nabarmenak dituela hutsune oso nabarmenak dituela

oinarri bezala hartzen hori argi geratu dadin jaurlaritzak eskertzekoa da bere hitza gainera prozesu honetan eta azken hilabeteotan bete egin du besteak beste

aurkeztu zuen ez bakarrik lege proposamen bat era informalean baizik eta ptsaren proposamen bat eta bere ondoan hainbat txosten juridiko eta ekonomiko

denak onartzen dugula jaurlaritzak aurkeztutako testua

dela zuk agian ez casanova jauna baina beste batzuk bai beste batzuk bai beste batzuk bai eta ez dakit hainbesteko protagonismoa eta hain kezkatuta ote zauden horretaz

baina hori argi geratu dadin askoz

esan duen bezala geure jarrera ponentzian baita ere hori izango da segurtasun juridikoaren bila

baita ere mantentzeko berreskuratzeko testu egokiena iruditzen zaigu jaurlaritzak aurkeztu duena argi geratu dadin

eta bueno erabat normala da jaurlaritzak

helarazi digun testuak segurtasun juridikoari arreta berezia egiten diela

baita ere komentatu du azken batean lege kaskar bat

hemen ordainduko zutenak eta oso garesti gainera udalek izango

guk nola enfokatzen dugu ba beno ponentzian izango dugun lana eta eztabaida pues con

de acuerdo consenso y sentido común eskerrik asko uribe etxebarria jauna erantzunen txandara pasako gara

eskerrik asko lópez de ocariz anderea elkarrekin podemos garcía anderea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea bueno a ver señora corcuera

casanova jauna erantzuteko corcuera andrea zurea da hitza

eztabaida amaitu dugunez bozkatuko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hemezortzi boto aldekoa hogeita hamazazpi abstentzio

lege proposamena gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

bizi diren hainbat emakume pentsiodunek diru sarrerak bermatzeko errenta

baliatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

eskerrik asko legebiltzar buru andrea eta legebiltzarkideok egun on denoi

eta gainera pentsio duinen aldeko pultsua mantendu egiten da mobilizazio horiekin bere indarra erakutsi dute adinekoek eta bere borrokarako gaitasuna diferentzien gainetik ados jartzeko gaitasuna baina guzti horrekin batera

pentsiodun askoren bizi baldintza prekarioak estatu espainoleko pentsio sistemaren lotsa guztiak agerian utzi ditu pentsiodunen mobilizazioak

estatuko pentsio sistemak ez duela bizitza duinik bermatzen

gutxiegi hitz egin da bizitzaren jasangarritasunari buruz

bat egin du beti bete betean eh bilduk bizitza duinak bermatuko dituen pentsio sistema publiko baten aldeko aldarriarekin

bizitza duina bermatuko dituen euskal pentsio sistema publikoaren aldekoa eta buru belarri aritu gara eta

errepublika egunero erabaki txiki eta handiekin zaintza eta babeserako hartzen diren erabaki txiki eta handiekin eraikitzen denez

bat egin eta gauzatzen saiatu da gure taldea etenik gabe pentsiodunen bizi baldintzak hobetzeko

artikulatu ahal izateko hor dago gure sistema propioa egikaritzeko ekimenak

pentsio baxuak jasotzen dituztenei diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruko informazioa bidaltzeko kanpaina bat

lan erreformak bertan behera uzteko ekimenak konpromezu horrek ere izan zuen bere isla aurrekontu proiektuaren negoziaketan eta diru sarrerak bermatzeko errentaren negoziaketan ere

hamarkadatan bizitza sostengatzen soldata jaso gabe lanean aritu eta gero horiek baitira pentsio baxuenak jaso eta prekarizazio maila handiena pairatzen dutenak emakumea eta pentsioduna hori da bazterketa pobrezia egoeran daudenen poltsa betetzen duten pertsona askoren karakterizazioa pentsiodunen

pobrezia begi bistan ikusgarri jartzea eta agenda politikoan sartzea izan da nire ustez seguruenik pentsiodunen mobilizazio horien beste

ebidentea da gure gizarte antolaketak eta bereziki zaintzaren antolaketa sozialaren ondorio larrienak antolaketa horren desorekak agerian geratzen direla

ebidentea den bezala estatuko pentsio sistema emakumeekiko bidegabea dela eta atzo bertan izan genuen europako batasuneko justizia auzitegiaren ebazpen bat

emakumezko pentsiodunen ehuneko hirurogeita hamairuak

ehuneko hogeita bederatzia bakarrik dira horrelako pentsio bat jasotzen duten gizonezkoak

zabaldu egiten da gainera emakumeen pentsiodunen ehuneko berrogeita bostak alargun pentsioa jasotzen du eta

laurogeita bost eurokoa da eta pobreziaren atalasearen azpian kokatzen dira euskal pentsiodunen ehuneko hogeita hamarhogeita hamabost ingurua gehienak

kasu honetan ere eta diru sarrerak bermatzeko onuradunen ehuneko hogeita bosta ere

y que ahora son condenadas a la pobreza y la precariedad uste dut datu hauek esku artean izanda arduraz jokatu eta esku artean ditugun tresna guztiak baliatu behar ditugula

dagokigu orain eta horretan urrats bat izan daiteke gaur aurkeztu dugun ekimena argi dugu guk

eta baliatu behar ditugula gure esku ditugun tresna guztiak bide horretan eta horretan

eskubidea elkarbizitza unitatearen eskubide bilakatzen da praktikan diru sarrerak bermatzeko errentaren izapidetze prozesuan diru sarrerak bermatzeko

murriztailea den planteamendu honek arazo handiak sortzen dizkie beharrean dauden hainbat eta hainbat gizon eta emakumeri tartean bizikidetza unitateetan

egonkortu eta areagotzen du eta horrek eragin berezia du oso pentsio baxuekin bizi diren emakumezkoen kasuan

tiene la renta de garantía de ingresos diru sarrerak bermatzeko errentaren onuradunak emakume aurpegia badu ere beste gauza askotan gertatzen den bezala

horrela praktikan aukera berdintasunaren printzipioa ezbaian jartzen da emakumezkoen kasuan

zaintzaren antolaketa sozialaren ondorio larrienak agerian eta desoreka horiek

ageri agerian geratzen dira emakume pentsiodunen egoeran inoiz jubilatzen ez diren emakume horiek egoera bereziki

soldata jaso gabean lanean aritu eta gero hauek baitira lehen esan bezala pentsio baxuenak jaso eta prekarizazio maila handiena dutenak eta gainera horietako asko diru sarrerak bermatzeko errentaren babesetik kanpo geratzen dira laburbilduz zaintza lanera kondenatuak izan eta gero mendekotasun ekonomikora kondenatuak dira milaka eta horren aurrean diru sarrerak bermatzeko errentaren izapidetzak egoera horiek ez zuzentzeaz gain egonkortu eta areagotu egiten ditu

eskubide bezala baliatu ahal izateko prozesu bat martxan jartzea prozesu bat martxan jartzea ahal bada eta posible izango balitz elkarrekin

bere kezka adierazten dute gobernua sostengatzen duten taldeek orokorrean zaurgarritasun handien duten pertsonak bizi duten egoera zailaren aurrean eta bere gain hartzen dute bere konpromisorik irmoena egungo legeak egokitzea eta hobetze aldera lan egiteko baina hori zertan zehazten den ba zehaztu gabe eta nik uste dut egoerak

gehiago eskatzen dutela emakume hauen egoera larria da zuzendu beharreko injustizia bat dela onartu genuen denok erreparatu beharreko errealitate bat dela esan genuen eta horrela adostu genuen hirurak sinatu genuen hori eta

gauza konkretuetan itzuli behar dela esango nuke nik eta horietako gauza konkretu bat izan daiteke hau ez dakigu zein den zehazki zuen proposamena zein den

zuen proposamen baterietan egongo diren proposamenak zeren oraindik ez daude guk bai jarri dugu proposamen zehatz bat mahai gainean baino ez dugu horren inguruko kontraproposamenik diru sarrerak bermatzeko errentaren erreformatzeko

eta hemen planteatzen ditugun egoerak ez ditu kontenplatzen eta hemen planteatzen genituen genero ikuspegitik ematen diren injustizia eta desajuste horiek ere

ez ditu inolaz iraultzen zuek planteatutako proposamen horrek eta diru sarrera bermatzeko errentaren izapidetzen eta zaintzaren antolaketak eta

zaintzaren antolaketa sozialaren ondorio larrienak erreproduzitzen direla

horretan pentsio baxuenak bizi diren emakume horien egoera larria dela ikusirik eta mendekotasun egoera horiek ematen direla jakinik ba ez dakit zuei iruditzen zaizuen ez ote duen merezi horrek

hori aurrera ateratzeko guk planteamendu hau jarri dugu mahai gainean bai aurrekontu negoziaketan eta bai diru sarrerak bermatzeko errentaren kasuan ere negoziaketa horretan ere

bizkarra eman zaio horrelako gure proposamenei alternatiba edo proposamenik eskaini gabe

guk horma batekin egiten dugu topo pentsiodunen bizi baldintzak duintzeko egiten dugu saiakera hauetan posizioetan gotortutako gobernu bat ikusten dugu bere konpromisoa

ez dituena edo beste baterako uzten dituena eta horrela zaila da zuek hemen irmoki azaldutako konpromiso hori ezer konkretutan gauzatzea guretzat

larriak diren egoerak dira hauek zuzendu eta erreparatu beharrekoak

lanean jarraituko dugu etenik gabe orain arte bezala errealismo ardura eta zorroztasunez arituko gara eta bide horretan konplizitateak bilatzen jarraituko dugu gure aspirazioa ez delako pobrezia kudeatzea

gure gizarteko kideak zaindu eta babestea bizitza baldintzak duinak bermatzea pentsio duinak bermatzea eta horretan arituko gara eta horretan gure konpromiso osoa izango dute

kortajarena anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda pasatu euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea kortajarena andrea eguerdi on zure

azpimarratuko nuke ideia nagusi batzuk pentsio sistemak aipatu izan dozuz behin eta berriro eta behin eta berriro gure taldetik eta jaurlaritzatik esan izan jatsu

diru laguntzen sistemagaz pentsio politika egitea ez dela zuzena

politikak pentsioen eskumena dagoen lekuan egin beharko da eta

ezer baino lehen gure legebiltzar taldeak eta alderdi sozialistak

berriro azpimarratu gure konpromiso irmoa herri honetan egoera

pertsonen ongizatea hobetzeko eta horretarako beharrezko

lege aldaketa guztiak egiteko baina ez nahastu pentsio sistema gauza bat da pentsio politikak gauza bat dira eta laguntzen politikak beste bat zuk biak nahasten dituzu behin eta berriro

eta planteatzen izan duzu baita zure

emakume pentsiodunen egoera aztertzeko bidetik aurrera egitea eta aipatu izan duzu zuk zeuk kortajarena andrea hemen

onartutako akordio bat akordio horretan eskatzen zena zen urtebeteko epean azterketa sakon bat

aurtengo urte osoan azterketa sakon bat egitea emakume

eta urte osoan azterketa hori egin eta gero horretan oinarrituta eskatzen geuntson jaurlaritzari

eta gertatzen dena da zuok eh bilduk interes elektoralagatik

ez hanka ez buztanik ni pies ni cabeza kronograma jarraituko bagenu ez dauka zentzunik eskatzen badugu

eta danok zuk esan dozun moduen ganbara honetan guztiok onartu genuen ikerketa bat da

jaurlaritzari plan integral bat egin dagiala zelan demontre ekarri leike gaur hona legez besteko proposamen bat

ez da hain urgentea izango ze urtarrilean aurkeztu zenuen

aurkeztu ahal izateko ez dozue aurkeztu

ez urgentea delako ez zuentzat lehentasuna daukalako interes hori daukazuelako baino

eduki aldetik ez dator bat ez da zuk diozun modua diru sarrerak bermatzeko errenta ez da inoiz sistema indibidual bat izan unitate konbibentzialak eta familia kontutan hartzen dituena baino

badirudi jaurlaritza egon behar dela ikerketak egiten alde batetik beste ikerketa batzuk beste batetik eta horrek ez dauka

lan egiteko orduan eta horrela planteatzen dozuen ikerketa horrek ia bigarren puntuan zuen ekimenean planteatzen da zein izango den ondorioa indibiduala

legearen printzipioen kontra doa eta diru sarrerak bermatzeko errentaren helburuen kontra doa

ondo dakizun moduan familia edo unitate konbibentzialak hartzen dira kontutan eta egoera honek logikarik ez leuken egoeratara

esate baterako unitate konbibentzial batean seme alaba bat aberatsa izatea eta amak pentsio baxu bat izatea eta hor diru sarrerak bermatzeko errenta bat joatea eta horrek ez dauka zentzurik zeren izenak berak dio diru sarrerak bermatzeko errenta da

sartu beharreko neurri bat da hori eduki aldetik eta formaren aldetik ez dauka

aurrera aterako balitz derrigorrezkoa izango litzatekela legea aldatzea beraz galdera da zergatik gaur bertan eztabaidatu izan dugu honen aurretik

lege proposamen bat zuen taldeak ekarritakoa

zergatik ekartzen dozue lege besteko proposamen bat lege aldaketa bat egiteko guk

eta daukagunean eskumen hau guk daukagunean eskumena lege aldaketak egiteko zuk badakizu legez besteko proposamen honegaz ezin dela legea aldatu zergatik ez dozu lege proposamena ekarri dakizulako behar bada ez dela aterako

sánchez andreak esan dotzun moduan lege proposamen bat

eta eztabaidatu daigun lege proposamen hori eta hor talde guztiek emendakinak edo zuzenketak aurkezteko aukera izango zenduke eta eztabaidatuko genuke zer den egin behar dena baina honen atzean dagoen asmoa ez da inondik inora ere hor dagoena lortzea

planteatutakoa baino eta kronograma jarraituta eske ezinezkoa da ezinezkoa da lehenengo puntuan eskatzen jako jaurlaritzari aterako balitz hiru hilabetean azterketa bat egin daiala gaur maiatzak bederatzi da

gero eskatzen jako beste puntu batean analisi horretan oinarrituta lege

orduan abuztuaren bederatzitik hartu eta noraino helduko geintekez eta gero hona etorri baina

guzti hau indarrean sartu daitela urte honetako uztailaren batean

hau seriotasunez planteatutako ekimen bat da legebiltzar honetan ez ez dauka ezelango seriotasunik

legez besteko proposamen bat betetzea ezinezkoa izango litzatekeena eta gero planteatu izan duzu zuek konpromisoa agertzen duzue baina ez besterik zer da

lehen aipatu izan den moduan euzko abertzaleak legebiltzar taldeak eta alderdi sozialistak hona ekarritako proposamenean

lege hori aldatzeko eta talde pentsiodunen egoera

euren baldintzak hobetzeko proposamenak eman diogun bidea

zein izan da eman bidea eta eztabaidatu dezagun beste proposamen bat egin dena jaurlaritzatik

aurrekontuen legearen eztabaidan jaurlaritzak hemen dago sailburua proposamen zehatzak egin ditu pentsiodunen

urte ezberdinetan burutuko ziren proposamenak guztira

zuen erantzuna berriro ez bi bide izango genuke

onartu izan balitz gure arteko eztabaidaren ondoren jende honen ongizatea hobetzeko aurrekontuak

dena ez lortu behintzat pausu batzuk zuek daukazuen beldurra gugaz

sakontasuneko adostasun arlo sozioekonomikoan lortzeko beldur hori gaindituta ba gaur aurrekontu batzuk onartuta egongo lirateke eta urte honetan

eta zuen erantzuna berriro ez eta ez hanka

eztabaidara ekarri gaur hauteskunde kanpaina bat hasten delako eta larunbatean manifestazio bat dagoelako baina herri honetan jendeak argi ikusten du zein den
ekimen bakoitzaren atzean dagoen interesa eskerrik asko eskerrik asko gorospe
zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularra garrido anderea zurea da hitza

egun on sailburuak legebiltzarkideok bueno proposamen honen helburua

bere testuan jarri duenaren arabera eta hemen esandakoaren arabera ematen du

indibiduala izatea dela baina guk uste dugu proposamen honen benetako helburua dela kalkulu desberdin bat egitea orain dagoen kalkulua aldatzea eta horretarako indarrean dauden artikulu batzuk aipatuko nik uste dut komenigarria dela jakitea artikulu hauek zer esaten duten

litzatekeela momentu honetan proposamen bat dago

legez besteko proposamen lege proiektu

alderdiek aurkeztutako proposamen legala bat dela eta ez da gauza bera bere momentuan guk argi aipatu genuela guk pentsatzen dugu hobeto zela

bere konpromisoa betetzea eta proiektu lege bat ekartzea legebiltzarrera gainera horrela aipatzen zen bereziki

alderdi sozialista eta euzko alderdi jeltzalearen artean sinatutako akordioan eta hemen bidalitako egutegian bertan agertzen zen konpromiso

apirilaren aurreko urtean aurkeztu zen proposamen bat lege proposamen bat eta

eta alderdi sozialistak aurkeztu zuten

egun horretan goizez denok prentsan jakin genuen proposamen bat aurkezten zela eta gobernuak ez zela

ekartzen zuena legebiltzarrera eta gero egia da egun horretan ere alderdi popularrak interpelazio

ziola sailburuari eta sailburuak ere interpelazio

azalpenak eman zituen eta guk hori uste genuen guztiz desegokia

presidente anderea ez gatozela bat

eskatzen duela gainera esaten duenarekin ez duela bat egiten eta uste dut

egokia besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

eskerrik asko mahi buru andrea legebiltzarkideok sailburuak egun on guztioi no es un misterio

lan handia egin dugu elkarrekin podemos taldeak aurkeztutako ekimenen zerrenda luzea ikusita diru sarrerak bermatzeko errenta gure lehentasunen artean dagoela baieztatu daiteke lan diskretua ere egin dugu estatistiketan ikusten ez dena betiere hoberako erreforma bat lortzeko helburu

euzko alderdi jeltzaleak hain zuzen ere bi ezinbesteko erreformak kolokan jarri ditu elkarrizketarako gaitasun eza behin eta berriro agerian utzi eta gero bai legebiltzar taldeekin bai sindikatuekin bai eragile sozialekin hitz egiteko eta akordioetara heltzeko gaitasun eza guztion begi bistan dago

diru sarrerak bermatzeko errentaren izaera indibiduala herritar guztiontzat eta horren aldeko apustua

hobekuntzan lan egiten irmo jarraituko dugu instituzio guztietan egin dugu eta egiten jarraituko dugu por eso señora sánchez ya lo siento pero vamos a

guanche anderea erantzuteko txandara pasatuz kortajarena anderea eh bilduren ordezkaria zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea nik sánchez andreari bi gauza bakarrik

zarete eta gainera gaur zure azkeneko plenoa izanda

gauza asko esan dituzu hemen eta nik uste dut erantzuteko moduko gauzak ere badirela

horrelakorik ez dugu bultzatuko baina zuek zuen lege proposamenean prestazio berezitu bat planteatzen duzue kuriosoa da

gu hemen zertaz ari gara gu hemen ari gara pertsonen zaintzaz

gure eskumena pentsonen zaintza da gure eskumena eta horretan dugu konpetentzia plenoa

erreminta bat izugarri potentea dela eta uste dut legebiltzar honetan pertsona gutxi egongo direla nik bezala diru sarrerak bermatzeko errenta defendatu dutenak eta gainera diru sarrerak bermatzeko errenta eskubide subjektibo bat da eskubide indibidual bat da gero bere izapidetzan eta

definizioan elkarbizitza unitatearena bilakatzen dela

hau da gai hauetan aritu eta aditu direnek esaten duten gauza bat baina are gehiago legebiltzar honek esaten duen kontu bat ere bada

erreformarako adostutako bide horretan edo akordio horretan espreski

tentsio hori hemen erreformaren planteamendua egin zenean ere

historikoa den eskakizun bat delako eta ukaezina da hori ukaezina den bezala ukaezina da beste anbito batzuetan gertatzen den bezala

ematen diren injustizia asko diru sarrerak bermatzeko errentan erreproduzitu egiten direla

zuek lege proposamen bat aurkeztu duzue eta horrek ez du horrelako iraulketarik emateko aukerarik ematen eta horretarako ekartzen dugu proposamen hau bestela ere ekarri dugun bezala

eman bide proposamen honi zeinek egin du lan gehiago

zeinek planteatu zuen debatea atzeratzea zuek zergatik dago bizirik diru sarrerak bermatzeko errenta honen edo zuen proposamen honen proposamen hori eta aurkitu dugu aurrean

baina bakoitzaren ardurak ere ikusi egin beharko dira eta

ikusi egin beharko dela ze malgutasunez

eta ze erantzukizunez aritu dira hemen bakoitza ze hemen prozesu luzea egin da diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan oso prozesu luzea eragile oso inportanteek eta aditu eta aditu direnek asko hitz egin dute diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan

eskatu zitzaion artolazabal andreari ez da kapaza izan adostasun zabal hori erdiesteko are gehiago adostasun zabal horretara gonbidatu ditu

erario nagusiak diren horiek ere gonbidatu egin ditu eta horretan zaila da elkar ulertzea baina bakoitzak ikusi beharko ditu

bere postura esaten zenuen aurrekontu eztabaidan ere izan genuen aukera eta guk proposatutakoa gobernuak adostutakoa proposatutakoa aurrera atera izan balitz

eta argi geratu zen guk ekarritako hori posible zela eta egingarria zela borondate politiko kontua izango zela zuek hautu bat egin zenuten eta guk bestea hori da

guanche andreak oso ondo deskribatu duela zein izan den

ez bakarrik horretan lanbideren inguruan izan den prozesua ere

eta bakoitzak ze planteamendu egin dituen ze eskuzabaltasunez eta ardurarekin jokatu duen bakoitzak eta hemen

artolazabal sailburuaren ekipoak lideratu duen prozesua izango da eskerrik asko kortajarena

eskerrik asko berriro ere presidente andrea kortajarena andrea nik esaten deutsudana da adostasun

eta ez errespetatu dagigun eskatzen dana eta erritmo hori eta beste alde batetik

lege aldaketa hori egin ahal izateko eta ez edozein modutako proposamenak guanche

hori da nire desioa uste dot herri honetan pauso

bizi eta hezitakoa eta gu mendiko kulturakoak gara eta

adierazpenerako zailtasunak ez gara hiritarren modukoak hurbilak eta ondo adierazten dabezanak bederatzi urte eman dodaz

une gozo eta oso latzak bizi izan dodaz hemen eta

niretzako hazkunde pertsonal eta politikorako

eta esatea etorri nintzanean baino lagun gehiago ditudala eta ez ditudala edo arerio gehiago ez behintzat nik egindako ekimenaren ondorioz horrela balitz inork

ekimenaren ondorioz kaltea izan badau

eta lotsa barik eta benetan poztasunez esatea zelan pozten nau ikustea

eskerrik asko gorospe andrea eta bide berri horretan onena opa dizut

diot dirua bermatzeko errenta azkenean onartu duela eskubide subjektibo bat zela azkenean onartu du

benetan eskubide indibidual baten aurrean gaudela eskubide subjektibo bat delakoa orduan argi dago beste gauza bati buruz nahi zenuen hitz egin eta da nola kalkulatzen den jaso behar den diru kopurua baina hori beste kontu bat da baina argi eta garbi

ez da esan eta nik uste dut kontu hori gai honi eztabaidatzeari buruz oso inportantea dela

garrido andrea elkarrekin podemos guanche andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea bueno nosotras

nire desioa ere bai da

amaitu da eztabaida eta bozketara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren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

pertsonei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den guanche anderea dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko berriro ere mahaiburu andrea

honekin berriro ere zaintzak plazara ateratzen ditugu eta bizitzak erdigunean jartzeko neurriak bultzatzeko prest gatoz con esta moción

en el marco del sistema de servicios sociales hori guztia dela eta ekimen hau aurkezten dugu zaintzak behar dituzten eta zaintzen duten pertsonen bizitzak

gomendio asko aurkeztu ditu txosten berezi horretan besteak beste eskatzen da arduradun politiko eta teknikoek onar dezatela gizarte lana eta horren garrantzitsuak direla ez bakarrik norberaren ongizatean

y en los planes elkarrekin podemos taldeak berdintasuna elkartasuna eta justiziaren alde lan egiten du herriak eta hiriak bizitzaz bete nahi ditugu eta pertsona guztiak

besterik ez mila esker eskerrik asko guanche andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh

legebiltzar buru andrea eta legebiltzarkideok berriro

mendekotasunaz hitz egitea gure gizarte zerbitzuen sistemari

eta noski horren garapenaz gizarte zerbitzuen sisteman dugu integratua menpekotasunaren atentzioa eta horrek foru aldundiei eta

guzti honen kudeaketan gure berezitasun bat da hau niretzat garrantzi handikoa eta pittin bat lausotua ikusi nuena

interpelazio horren buruz buruko horretan eta baita

eta niretzat oso garrantzitsua den kontu bat da eta horrela konpartitu nuen proposatzailearekin ere

eta menpekotasunaren inguruko zaintza beharrak bertan kokatzearen aldekoa izan zen apustu hori eta begi bistatik galdu

honi buruz hitz egiten dugunean eta zentzu horretan nik uste dut ba ukaezina dela

alde handia dagoela menpekotasunari ematen zaion atentzioari dagokionean

egoera hobea dela baino alde hori ez da kasuala

gizarte zerbitzuen alorrean emandako garapena ez da estatuan beste inon eman menpekotasunaren atentzioa bertan integratua dagoenez ba horretan ere aldea nabaria da

desatentzio maila hori jaitsi egin dela eta media estatala baino askoz hobea dela baino hori hola izanda ere menpekotasuna duten

ez dute inolako laguntzarik jasotzen eta hori da menpekotasuna duten pertsonen ehuneko hamazazpi koma bosta hori ere datu ukaezina da hamairu mila zortziehun pertsona

bakarrik laguntzarik gabe aurre egiten eta zintzoki esango nuke egoera horretan daudenari

gutxirako balio diotela estatuarekiko edo beste errealitate batzuekiko egin daitezken

guzti horiek egin dezakegu eztabaida hau datu gurutzaketa bat bihurtzea

eta horregatik abiapuntu bezala onartu egin nahi ditut onartu egingo ditut xistran ez aritzeko ontzat ematen ditut txosten batean zein bestean estatuarekiko egiten diren konparaketa horretan ba gure alde

de ese sistema orduan benetako erronka menpekotasuna baldin bada

azter dezagun zertan ari garen besteak gutaz esaten duten geratzearekin baino

eta hor badago gizarte zerbitzuen legearen garapen eza

hor dago bi mila hamasei bi mila hemeretzi gizarte zerbitzuen plan estrategikoa nola dagoen eta

eta momentu honetan mendekotasun egoerei hobekien erantzun dien lurralde bezala aipatu zuen eta hala da

lurralde bat delako eta ikusi besterik ez dago euskal herria bildu foru aldundian egon zenean

gizarte zerbitzuen garapenean eta juxtuki kartera eta zerbitzu sozialen garapenean eta datuak hor daude eta ondoren etorri direnen datuak ere hor daude eta uka ezina da dependentziaren atentzioan berebizikoa duten garapen normatiboak ere geldirik daudela eta

sei urte hori egiteko zer esango dizuet gainontzean atzetik datozen beste

interpelazioan komentatu zuen paradigma berri hori nola bultzatuko duen nola bultzatuko duen bestelako garapen normatiboetan modifikaziorik ematen ez bada

aukera ekonomikoaren arabera geratzen ari den dependentzia zein ordezkatze egiten diren prestazioen ordez nola ematen diren diru laguntza

zaintzaren aurpegi malkurra ere zein lan baldintzetan dauden zaintzan lanetan eta menpekotasuna lanetan ari diren horiek

hor ere badu lanbidek egiteko inportante bat menpekotasunean lanean ari diren

horien prozedura horiek bultzatzearena oso aukera polita

emakumeei kalitatezko enplegua bultzatu ahal izateko eta hori ere hori ere linbo batean eta la señora

bizi baldintza duinak eta lan baldintza duinak ahalbidetzen duten ereduaren aldekoa mendekotasunaren atentzioan gizarte zerbitzuen sistemaren alorrean bezala

saiakeraren aldekoa da gure apustua eta uste dugu

kontsensukoak dira abiapuntu eta helduleku horiek

egokiak dira oso marko egokiak dira aurrera egiteko eta behar dugu inpultsoa inpultso hori lidergo hori zuri dagokizu artolazabal sailburua

garapenaren lidergoa jaurlaritzari dagokio beraz baliatu baliatu

eskerrik asko kortajarena andrea euskal talde popularra garrido andrea

andrea sailburuak berriro ere egun on legebiltzarkideok beno gero eta gehiago bizi gara

konpartitzen dugu albiste ona dela baina aldi berean horrek adinekoen

atentzioan eragina zuzena dauka eta esan dezakegu botere publikoen

instituzio publikoen ardura eta foru aldundien udaletxeen eta bereziki eusko jaurlaritzaren ardura dela eta menpekotasuna aurre egitea eta behar den atentzioa eta kalitatezko ematea lehentasun bat izan behar dela instituzio guztientzat eta hemen beharrezkoa da sartzea eusko jaurlaritza eta guk ba nahiko kezkatuta egon gara

eusko jaurlaritzaren jarrerarekin orain dela hilabete batzuk aukera nabarmena izan genuen legebiltzarrean hemen bertan gai honi buruz eztabaidatzeko mahai baten inguruan alderdi guztiek eta nik uste dut hor

gizarte zerbitzuen legean jarritako helburuak edo lortu nahi genituen helburuak ez direla lortu eta hemen bereziki eusko jaurlaritzak bere lanak edo bere betebeharrak eta bereziki ere kontu zehatz batzuetan ez dituela bete bereziki arauak bultzatzerako momentuan

esan dudan bezala kalitatezko arreta ematea ezinbestekoa da eta bereziki arreta horrek dakar por una parte

eskerrik asko garrido anderea eusko sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

guztioi interpelazioan emandako argudioak entzunda eta mozioaren zioa irakurrita ez zitzaidan batere argi gelditu eskatzen zena ez nuen ondo ulertzen mozioarekin lortu nahi zen helburua egia da eta horrela aitortu behar dut

hau gertatzen zaidanik podemoseko ekimen baten aurrean eta horrela esan diot ere bai proposatzaileari baten baino gehiagotan gainera gaur

guanche andrea beste argudio berriak eta ezberdinak bota dituzu zure sarreran eta ematen zuen gehienbat ba zela podemosen jarrera

zela mozioak gure ustetan hainbat gauza nahastuz gain gizarte zerbitzuen euskal sistema biziki kritikatzen du

ekimenaren oinarrizko puntu ezberdinak gainetik

ados gaude menpekotasunak herri erronka bat izan behar duela eta horrela ere artolazabal sailburuak eta bagaude horretan lanean daukagun biztanlegoaren adina ikusita argi dago gai honen garrantzia ukaezina dela kontutan izan beharrekoa da baita pertsona gehienek euren menpekotasun egoera edo graduak alde batera utzita

etxe eta inguruetan bizitzen jarraitu nahi dutela hori ere esan egin da aurreko legealditik zahartze aktiborako estrategia ari da lantzen jaurlaritza biztanlearen zahartze egoki batek menpekotasun egoerei aurrea

argi daukagulako hala ere laurogeita bost urtetik gorako poblazioak gora egiten duen heinean honek ekar ditzakeen dependentzia kasuei aurre egiteko prest egon behar dugu eta dugun sistema horretarako prest dago

sozio sanitarioan ere aurrerapauso garrantzitsuak eman dira ez direla nahikoak

baita eta hor dugu betion teleasistentzia zerbitzua goraipatua dena erabiltzaile eta erakunde ezberdinengatik

modernoa teknologia berriak aplikatzen dituena eta pertsonak zerbitzuaren ardatz dituena adituen txostenak ere zerbitzuaren kalitatea hobetzeko arlo sozio sanitarioa landu behar dela diote eta

honetan ere aurrerapausoak emateko ados proposatzailearekin esaten duenean kudeaketa hobetu behar dela prest gaude aurrerapausoak emateko esan dizudan bezala kudeaketa gaurkotzeko egokitzeko tramiteak errazteko baina ez duguna onartzen lehen ere esan dizut sistema kaos bat denik inolaz

egiten ari da baita ez du zentzurik hau eskatzea

gure ustetan oinarrizko ekimenarekin ados ez geundenez azaldutako guztiagatik

euskal erakundeak eta hirugarren sektoreko erakundeek elkarlanean jarrai dezatela gizarte zerbitzuen euskal sistema etengabean hobetzeko horretarako legeak berak araututako kontseilu eta organoen baitan

bai ditu tresnak eskatzen dena gauzatzeko beraz ez dugu ikusten ikerketa berriaren beharrizanik bi gizarte zerbitzuen plan estrategikoko

jarraipen eta ebaluazio ekintzak egin ditzala planaren koordinazioari dinamizazioari jarraipenari ebaluazioari eta eguneratzeari dagokionez baina tresnak erabiliz eta hiru euskal erakundeek interoperabilitatea hobetu dezatela operazio estatistikoak egin ahal izateko

zuzenketan laburbilduz jaurlaritzari eskumenak dituzten beste erakundeekin eta hirugarren sektoreko erakundeei lanean elkarrekin jarrai dezatela eskatzen diegu legeak araututako esparru organo eta erakundeen baitan helburu bakar eta argiarekin sistemaren kudeaketa hobetzea

arregi andrea erantzunen txandara pasako gara guanche andrea zurea da hitza

lehenik eta behin kortajarena andrea eta garrido andrea eskerrik asko

erdibidekoa egiteagatik eta garrido andrea bozkatzeagatik

por intentarlo besterik ez eskerrik asko eskerrik asko guanche anderea eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena anderea zurea da hitza

beno eskerrik asko berriz ere ba hau herri
erronka bat bada niri harritu nau

gobernua sostengatzen duten taldeek proposatzea egiten dutena egiten jarraitzea

oinarrian zuen emendakinean edo zuen zuzenketan proposatzen zenutena seguir haciendo

lo que se viene haciendo eta iruditzen zait herri erronka bezala kontzeptualizatzen denean kontu bat eta ikusita zein egoeran dagoen ikusita zein egoeran dagoen zein den gure markoa

eboluzio izan duen ez dugula eboluzio horren

como estaba previsto ez dakit nola jasotzen den

eske ia ia txiste bat da besteei iseka egitea da

bi mila hamazazpiko lehenengo sei hilabetean egon behar zuen

ebaluazio batek erdibideko ebaluazio horrek gainera objektibo oso konkretua zuen eta zen ikustea zein garapen zuen legeak maparen egokitzapen hori eta ikustea gainera maparen egokitzapena eta gero eta egin ziren eta egin ez ziren gauzak ikusita aurrera begira zein planteamendu egin behar ziren eta hori ez dugu eta bi mila hemeretzian bukatzen da plan estrategiko hori orduan zuek zuen proposamenean esaten baldin badidazue jarraitu dezagun orain arte ebaluatzen

hori ez da herri erronka bezala gauzak ulertzea eta

kudeatzaileen txostena ibili da gora eta behera nik balio handia ematen diodan

ez dakit zer gertatuko den txosten horrekin legeak izateaz aparte eta eskubideak izateaz aparte hasten direnean puntuatzen

esos derechos eta hor jarri behar dugu fokoa eta lehen esan bezala markoa oso positiboa da

txosten horretan zuek haizeratu duzuen txosten horretan eta nik ere bai

benetako balioa ematen diot gomendio batzuk egiten zaizkio erkidego honi eta esaten dio jarraitu ezazue

dependentziaren atentzio horretan ematen den desfase hori txikitzea

zuek lidergoa markatu duzue politika sozialetan eta inportantea da eta esaten dio aztertu

diseinua efizientzia arazoak somatzen direlako eta horrelakorik ez duzue planteatzen

hori bai ez dela benetan gauzei behar bezala heltzea edo betion zerbitzuaren inguruan agertzen dena betion zerbitzua agertzen da como de los de peor cobertura eta hemen goraipatu eta goraipatu besterik ez da egiten eta egia da

ez dugu aurrera egiten zaila da aurrera egitea baina gehiegizko autokonplazentzia horretan ere ezinezkoa da aurrera egitea

eta legealdi honetan zehar gure taldeak behin eta berriro ekarri ditu gizarte zerbitzuaren legearen inguruan azterketak elkarrekin egiteko

ez ez eta gauza da ez bakarrik ez lagunduta

sei urte dekretu bat egikaritzeko eta gainontzeko guztiak atzetik datozen guztiak ikusteko dago

eta uste dut inportantea dela gai honetan aritzea kontsensuko espazio bat da abiapuntu eta helduleku positiboak ditugu

berriz ere gai honetan eta besteetan bezala elkarrekin benetan aritzeko autokonplazentziari eta gainerazko kritikarik gabe

behar bezalako erantzuna emanez eskerrik asko kortajarena anderea euskal talde popularrak ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak

bai eskerrik asko berriz ere legebiltzar buru andrea nik lehenengo eta behin

denok esfortzu bat egin dugulako adostasun baten bila eta

podemosetik ere egin dela eta gauza batzuk kendu egin direla saiatzeko gobernua sostengatzen dugun taldeak ere erdibideko hori sinatzeko

ez da posiblea izan eta esan bezala oinarrizko ekimenean dena kaos bat dela esaten hasten denean ba zaila da gero

adostasunetara heltzea eta horrek ere gure ustetan ba interpelazioa eta mozioa puntuka

zaildu egiten du eta horregatik ez dugu

onartzen ulertzen dugulako mozioa eta ez dugu puntuka

eta esan beharra dago be bai bagaudela ados oinarrizko ekimenak esaten dituen

onartutako legez besteko proposamen bat praktikan

guk onartutakoa baita plan estrategikoa betetzea fitxa soziala eta gu horren alde

ditugun eta kortajarena andrearen hitzak esanda marko normatiboa ona dugu eta egin behar duguna gure ustetan da hori garatu

arregi anderea amaitu da eztabaida eta bozketara pasatuko gara

eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

erdibideko zuzenketa onartuta geratu da gai zerrendako bosgarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena hezkuntzako etapa guztietan

talde proposatzailearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko eskerrik asko presidente

laburra izatea espero dut eta gainera aho batez lortu dugunez

egin diren ahaleginengatik eta bereziki hemen sailburuak daudenez ere ba osasun sailburuari eta hezkuntza sailburuari badakit ere ahalegin bereziak egin dituztela akordio hau ateratzeko nik uste dut akordio on bat dela beharrezkoa zen

eta adostu ditugun neurriak etorkizunean martxan jartzeko nik uste dut onak izango direla dauden

umeei arreta pertsonal bat eman behar diogula eta hori argi geratu zen hemen ada elkarteak emandako azalpen guztietan

uria jauna eh bildu taldearen ordezkaria blanco anderea zurea da hitza

guztioi bilkura honetako azken puntu hau elkarte bati esker eztabaidatuko dugu arabako diabetikoen elkarteari esker hainbat arazo ezagutu ditugulako herenegun elkarte honek osasun batzordean azaldu zigun batgarren motatako diabetesa duten umeek

egoera edozein umeentzat gaixotasun kroniko bat izatea ez da erraza bere bizitza osoan zehar gaixotasun bat jasaten ikasi beharra

edozein gaixotasun kronikoa ume horiek bi orduro neurtu behar dute euren odolean duten

eta maila horren arabera moldatu behar dituzte jarri behar dituzten intsulina unitateak hartu behar duten elikagai mota batzordean nabarmendu genuen bezala jatorduak eta dieta etxean kontrolatzen denean ez da arazo handirik sortzen

osasun ziurtasunik bermatzen edota intsulina frogak egiteko zailtasuna ezberdinekin topatzen direla izan ere

umeek arreta berezia eta pertsonalizatua behar dute autonomia

eta kontuz autonomiaz hitz egiterakoan kontuan hartu behar dugu bi lau sei edo zortzi urteko umeei buruz hitz egiten ari garela eta

hezkuntza sailaren arabera ume horiekin erabiltzen den jokaera berdin berdina da araban bizkaian eta gipuzkoan elkartearen arabera bizkaian zerbitzu gehiago eta ondorioz arreta handiagoa ematen da era berean

badaudela sei ume arreta berezia jasotzen dutenak beraz jokaera orduan ez da berdina ezberdintasun batzuk daude

herrialdeen arabera beste aldetik erantzun ofizialen arabera ere hiru lurralde ezberdinetan erizain bat denbora

egiteko eta geroago haurrak edo hezitzaileak teknika horiek arazorik gabe egiten dutela ikuskatzeko haurrek eta zaintzaileek behar adina gaitasun duela uste denean

ikastetxera elkartean ez dute protokolo hau ezagutzen

alabek edozein erizainekin kontaktua izan badute beti izan da osasun zentro batera hurbiltzeari esker horrez gain jaurlaritzak ez du aurreikusten eskola erizainen papela ezta ezagutzen ditu

ikastetxeetan batgarren motatako diabetesa gaixotasunarekin osasun sailaren arabera aldiz

daude hamar urtekoak eta hamar urtetik beherakoak datu horiek berriro ere

lan honek bere fruituak eman ditu akordio bat sinatu dugu

ezartzeko asmoz akordio honi esker jaurlaritzak protokolo berri bat

guztiek osasuna bermatua izateko hezkuntza etapa guztietan eta euren gaixotasunagatik behar duten elikagai mota jasotzeko beti esan dudan moduan zuzenketa eskuragarri duzuenez ba ez naiz zehaztasunetan sartuko

euzko abertzaleak molina anderea zurea da hitza

amak entzuteko arabako diabetes elkarteko kide direnak adin txikiko horiek beren eguneroko bizimoduan dituzten zailtasunak zizkiguten eta ama baten kasua ezagutu genuen ikastetxera joan behar zena bere alabaren glukosa eta menuko janari kantitatea neurtzera noski ulertzen ditugu beren eskariak eta osasun arazoak bere bizitzan eta bere alabarenean izan dituen ondorioak pero

anderea norbaitek hitz egin nahi du

amaitu denez bozketara jarriko dugu

euskal sozialistak elkarrekin podemos eh bilduk eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hamaika boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa